aldez aurreko gaia mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena irakurketa sustatzeari buruz

azaroaren hamabiko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak erregelamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluak adierazitakoari jarraituz berdinketa izan zen mistoa upyd eta euskal sozialistak taldeek

orain zuzenketa horren bozketa bozkatu dezakegu

hogeita zazpi ez hogeita bat abstentzio ondorioz bertan behera geratu da puntu hau

gai zerrendako lehenengo puntua lehenbailehen eztabaidatzeko eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena garoñan behin behinean biltegi nuklear bat ipintzeko erabakiaren inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

egun on guztioi berriro ere orain hilabete batzuk egin genuen moduan garoñaren inguruko eztabaida ekartzen dugu ganbara honetara berriro ere

eta bai araba eta baita euskal herriko jendartea ere guri begira daukagu orain hilabete batzuk lortu genuen

bertan behera geratzea eta hori horrela izateko erabateko adostasuna lortu genuen honetan gaur beste erronka bat daukagu berriro ireki nahi dutenen asmoei aurre egitea

eredu bat horregatik defendatzen dugu urratsak eman behar direla burujabetzaren alorrean esaterako energia politika propio bat diseinatu

gobernuaren pasibotasuna ikusita ezer egiten ez zuela ikusita euskal herria bilduk erabaki zuen urgentziaz ekimen hau erregistratzea eta zuen buruari galdetuko diozue urgentziaren arrazoia zein izan daitekeen

hamaika modutan esan daiteke baina errealitatea bakarra da energia nuklearra sortzea ez da merkeagoa hori bai iberdrola eta endesarentzako pagotxa dira

berriro ere ispilu baten aurrean kokatzen gara gaur herritarrei erakutsi ahal diegu politikak

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

egun on urtero bozkatzen dugu legebiltzarrean garoñako zentral nuklearrari buruzko proposamen bat baina gaurkoa inoiz

kontseiluak aldi baterako hondakinen biltegi baten instalaziorako baimena eman baitu

zeren eta bestela ulertzen ez delako biltegi berri horren helburua como decía

eskerrik asko ramírez escudero jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

erantzunen txandara pasatuz eh bilduk dauka hitza lópez de munain zurea da hitza

eskerrik asko lópez de munain jauna maneiro zurea da hitza

en nuestra enmienda gracias euskal sozialistak taldearen ordezkaria rojo andrea zurea da hitza

con garoña nada más muchas gracias eskerrik asko rojo andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria

eta amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

ulertu nahi det lópez de munain bozketa puntuka ez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

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita lau bai hamar ez bat abstentzio ondorioz erdibideko zuzenketa

gai zerrendako bigarren puntua mozioa eva blanco de angulo eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua etorkinen ekarpenari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

blanco andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko bai eskerrik asko

mahaiburu andrea sailburua egun on guztioi mozio hau aurkeztu genuenean ez genekien hain beharrezkoa izango zela momentu honetan inoiz baino beharrezkoa esango genuke zoritzarrez

ala siriako gertaerek ondorio latsak ekarri ditu halako egoeratan galtzaileak beti dira berdinak hau da zibilak

eta historiak irakatsi digun bezala orokortzea ez da

pairatu dituenak ondorio asko pairatzen duen kolektibo bat

etorkinena da momentu honetan kolektibo horrekiko mesfidantza beldurra eta

gorrotoa nagusi da sare sozialak begiratzea besterik ez dugu egin behar edo bestela gasteizko ate batean agertutako margo erasotzaileak

konpromisoa har dezagun estereotipo eta aurreiritzi faltsuekin amaitzeko egin dezagun pedagogia

jendarteari helarazteko onartzen dugu eta gainera balorean jartzen dugu gaur egun jaurlaritzak beste instituzioekin eragile sozial batzuekin daukaten harremana eta elkarlana baina eh bilduk uste du aurrerapauso gehiago

euskal behatokiaren ikerketa funtsezkoa dela txosten horretan agertzen diren hainbat datu baliogarriak dira estereotipoekin amaitzeko eta hori da hain justu aprobetxatu behar duguna jakin badakigu

atzerritarren kolektiboan euskal autonomia erkidegoan egindako ekarpen ekonomikoaren saldoa positiboa dela bai ekonomia oparoaldian bi mila zortzian bai krisialdian

eta hori esateko datu objektiboak ditugu datuok adierazten dute diru sarrerak laurehun eta berrogeita hiru milioi zirela hasiera batean eta gero

batez ere gizarte segurantzako kotizazioek eta irpf

horrek argi erakusten du kolektibo horretako askok lan egin dutela euskadiko lan merkatuan

pentsatzen duenaren kontrakoa nahiz eta eaen krisiaren eragina gehien jaso duten kolektiboetako bat izan atzerritarrena eta egoera ahulagoa eduki behin baino gehiagotan

hipotesia da atzerritarrek gizarte babeseko sistemaren bitartez jasotzen dutena baino ekarpen txikiagoa egiten dutela hau da

bizi direla eta hemengook eurek mantentzeko lan egiten dugula baina zorionez datuek adierazten digute errealitatea

hots gure gizartean horren zabalduta dagoen hipotesia faltsua dela cuántas veces hemos escuchado o leído

por poner algunos ejemplos horrez gain nabarmendu behar dugu biztanle atzerritarrek gizarteari eragiten dion gastua biztanleria

kontuan hartu behar da atzerritarrek gastu handia egiten den partida batzuetan pisu dutela osasun arloan mendekotasunerako

eta goi mailako hezkuntzan esate baterako eta gure interpelazioaren azalpenean nabarmendu genuen bezala atzerriko hobetu egin ditu zenbait demografia adierazle esaterako jaiotza tasa mendekotasun tasa eta zahartze

esandakoak begiak ireki behar dizkigu eta jendartea sentsibilizatu behar du diskurtso xenofoboak desaktibatzeko eta bizikidetza

errepikatuko dugu ikuspegiaren txosten hau hain zuzen ere jaurlaritzak eskatutakoa tresna baliagarria da oso esan dugun guztia aurrera eramateko horregatik eh bilduk eskatzen duena

eskertzekoa da orain arte gure mozioak beste talde parlamentarioen aldetik jaso duen erantzuna

izan da erdibideko zuzenketa lortzea eta espero dugu sinatu ez duten gainerako taldeek ontzat ematea lortu dugun akordioan euskal gizartearen eredu bat defendatzen dugu euskal gizarte anitza solidarioa

eta xenofobia eta arrazakeria elikatzen dituzten diskurtsoak arbuiatzen dituena reconocemos la aportación positiva y plural

euskal behatokiaren txostena jendartean zabaltzea lan hori ez du jaurlaritzak bakarrik egingo baizik eta aldundiekin

ia aurrerapauso horrekin lortzen dugun orokorkeriekin estigmatizazioekin eta mezu negatibo eta faltsuekin amaitzea ia behingoz lortzen dugun hamaika milioiko koloreko eta aniztasun euskal gizartearen bide sendoa jarraitzea eskerrik asko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andereak dauka hitza

eskerrik asko presidente anderea sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi

buruzko aportazioari buruz eta alderdi popularrak zuzenketa bat aurkeztu du eta ere interbentzio honetan azalduko dut gure proposamenaren zentzua baina nik uste dut gaia honetan denok ados egon behintzat irizpide zehatz batzuetan

gure gizartearen ezaugarriak hauek dira aniztasuna diskriminazio eza tolerantzia justizia

europea europar batasunaren herrialdeek pertsona eta bere dignitatea da beraien jokabidearen

horietan sinestea da alderdi popularraren gure ekintza politikoaren

eta guztion konpromisoak hauek izan behar dira diskriminazioaren aurka jokatzea

nosotros recogemos en nuestra enmienda de transacción besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak sarasua andrea zurea da hitza

eskerrik asko sarasua anderea euzko abertzaleak taldearen ordezkariak

eh bilduk toña sailburuari egindako etorkinen ekarpenen inguruko interpelazioaren ondoren moziorik ez zela aurkeztuko uste izan genuen egia esan nahi baino gehiagotan hitz egin dugu legebiltzarrean ordezkari jakin batzuen diskurtso arrazista eta xenofoboen gainean diskurtso eta jarrera

gure ustez mozioak eskatzen duen lehen puntuaren gainean legebiltzarra osatzen dugun talde gehienok argi eta garbi utzi dugu gure jarrera eta bat gatoz eskatzen denarekin eta irakurri egingo dut oinarrizko ekimenaren puntu hau legebiltzarrak atzerritik euskal autonomia erkidegora iritsitako euskal herritarren ekarpen anitza aintzat hartu eta xenofobia eta arrazakeria elikatzen dituzten diskurtsoak arbuiatzen ditu

horren kontra beharbada talde bakoitzak hitz ezberdinak erabilita baina funtsean diskurtso arrazista eta xenofoboen kontra denok

beraz ozenki diogu ongi etorriak izan daitezela euskadi euren bizileku aukeratu duten etorkinak

euren bizi proiektuak garatzera eta gure artean lan egitera

tribuna honetatik ere eskakizun bat egin nahi diet informazio medioei lagundu dezatela gaur esku artean dugun informazio positibo hau zabaltzen eurak ere pedagogia egiteko aukerak baitituzte eta erraza izan da adostasun batera heltzea gaiarekin sentsibilizatuta gauden taldeon artean

nik baino lehenago parte hartu duten bozeramaileek jadanik testua irakurri dutenez ez dut berriz egingo adostu dugun erdibidekoaren garrantzia azpimarratu nahi dut labur labur batetik etorkinen

eta bigarrenez ikuspegiren datu objektiboek bertan behera uzten dituzte kolektibo honekiko estereotipo faltsuak eta mezu negatiboak

gure diskurtsoetatik kanpo ere amaitzeko sinatu ez duzuen beste taldeen baiezko botoa eskatu uste dugulako gai honetan

inportantea dela ahalik eta adostasun handienak lortzea gure gizartearen aniztasuna elkartasuna eta kohesio sozialaren mesederako baita

giza eskubideen defentsaren aldeko apustu argia delako eta nik uste aho batez onartua izango dela beraz poztu egiten gara eskerrik asko arregi andrea
zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa zurea da hitza

todos somos seres humanos eskerrik asko maneiro jauna erantzunen txandara pasatuz ez du hitzik hartuko norbaitek hitza hartu nahi du
ez oso ondo tinbrea joko dugu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

onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua euskal sozialistak

etxebizitzak birgaitzeko eta hiriak zaharberritzeko erakunde arteko plan bat egiteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

esta transacción nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria zulaika anderea zurea da hitza

on guztioi gaur sozialistek

ildo ezberdinetatik aztertu edo lantzea eskatzen du bai etxebizitzaren parkea eta horren egoera hirien zaharberritzeko beharrak azpiegituren publikoen

ildo horiek guztiak garrantzitsuak eta ezinbestekoak dira gaur datorkigun gaiari aurre egiteko baina noski hamar minututan ezin dugu ez dugu denbora

guzti horren inguruan ditugun iritziak azaltzeko hala ere saiatuko gara

horren inguruan dugun iritzia azaltzera etxebizitza plan zuzentzaileak ematen duen datuen arabera berrogeita hamar urtetik gora dituzten ehuneko hemezortzia aurri egoeran egoera txarrean edo egoera eskasean daude guztira planak dio hirurogeita hamabost mila hirurehun eta berrogeita bi dutela birgaitzeko beharra

adierazgarria irisgarritasunari begira bi heren inguru ez dira irisgarriak alegia gurpil aulki batean dagoen pertsona bat kaletik etxebizitza guztietara ezin da iritsi laguntzarik gabe egun dugun etxebizitza beharra eta etxebizitza duin bat izateko eskubidea gauzatzeko bidean etxeak egitea baino garrantzitsuagoa da daudenak

bizitoki egokiak eta duinak izan daitezen eta bizitza hutsen inguruko datuak eskuetan dagoen eskarien parte handi bat bete ahal izango

egun euskal familien bizitoki diren asko ez dira irisgarriak eta askok energia

behar handia dute baina egin beharreko lanak egiteko zailtasunak ere beraz beharrezkoa da hutsik daudenak erabilgarri jartzea eta egun bizitoki direnak etxe duinak izateko birgaitzea eta bide batez auzoak eta zonalde degradatuak berritzea oinarrizko den eskubidea

dagoena aprobetxatuz eremu berriak okupatzen hasi aurretik krisiaren aurretik ere eraikuntza sektorearen jarduera oso puztuta zegoena ondoren izugarri jaitsi da oso arin eta inolako

bat batean izugarri beherakada izan zuen enplegu suntsiketa ekarriz sektore honetan ere gehien sufritu dutenak ez dira izan enpresa handiak

eta sektoreko autonomoak izan dira askok ez dute izan

formazioa jasotzeko aukera eta langabetu askok utzi du sektorea horietako langabetu asko

langabetuak dira gazteak zein adinekoak eta zailtasun handiak izango dituzte berriro ere enplegu bat aurkitzeko beraz langile multzo horri ere

krisia hasi zenetik eta ondorioz sektorearen jarduera izugarri jaitsiera jasan zuenean eraikuntzako eragile zein elkarte asko atera ziren jaurlaritzari eraikuntzetan zein zementuetan inbertsio gehiago egitea eskatzera

enpresarien ordezkari batzuek eta baita sektoreko

eh bilduren ustez hori ezin da inolaz ere konponbidea izan krisiak eraman gaituen

berriro ere sustatzea eta gainera hori jaurlaritzak sustatzea

egin behar da edifikazio berriak eta eraikin berriak egin eta saldu eta berriz ere zementuetan oinarritzea jarduera okerreko ideia dela uste dugu aldiz dauden eraikin azpiegiturak eta

irisgarritasunaren aldetik bai eraginkortasun energetikoaren aldetik adibidez baita jardueraren berrikuntza egin material ekologikoetan egonkortasunetan eta abarretan adibidez

jo behar duela uste dugu egia da autonomo eta enpresa txikienei

horregatik uste dugu horiei begira batez ere bideratuta egon beharko liratekeela diru laguntzak

egun ildo horretatik jaurlaritzak enpleguari lotuta eskaintzen dituen programak plan renove planak deritzonak dira hiru mota ezberdinetakoak etxebizitza birgaitze planak etxebizitzetan edo

komunitateetan birgaitze obrak egiteko eta bizitokiak egokitzeko hezkuntza birgaitze planak edo

osasun zentroetako birgaitze planak ere plan horiei buruz esan behar dugu

bai familientzako laguntza bat izanda ere obrak edo egokitze lan horiek egiteko eta ordaintzeko

oso lan prekarioa sortzen dela oro har aldi baterako berririk sortzen ez duena jada egun dauden autonomoentzat arnas apur bat baino ez du ekartzen beraz enplegu aldetik

kalitatezko enplegua sortzeko neurriak abian jarri behar dira ildo horretatik interesgarria izango litzateke sektorean luzez lan egin duten langabetuei begira programa edo plan berezi bat abian jartzea

eskaintzen eta ondoren birgaitze beharra duten mota ezberdinetako eraikin eta azpiegiturak egokitzearen lanak

eta ildo horretatik zihoan gure zuzenketa aurreko guztia esanda

aurkeztu duen legez besteko proposamenaren xedearen ados gaudela esan behar dugu

plan integral horrek gutxieneko irizpide batzuk kontuan hartu behar ditu eta hortik doa gure zuzenketa jaurlaritzak

era integralean ateratzeko egin behar duen plangintzan etxebizitzak eta hiriguneak birgaitzeko

ildoa gara dezala baina esan dudan bezala irizpide batzuk kontuan hartuz tokiko garapenean eta eskualdetako errealitate eta beharretan oinarrituta egotea eskualde bakoitzeko beharrak kontuan hartzeaz gain puntu horretan ondo diseinatutako plan bat zeharka moduan ere bertako

eragin ahal duen plana izan daitekeela uste dugu

eraginkortasun energetikoa eta irisgarritasuna hobetzea

izatea egun kaleetan ikusten dugu irisgarritasuna ez dagoela ondo bermatuta eta gai hau ere lehentasunezkoa izan behar da horrelako

gauza bera gertatzen da eraginkortasun energetikoarekin egun pertsona asko daude bizi baldintzak duinak izateko beraien bizitzan konfort egoera bat izateko

izaten dituzte arazoak eta noski egokitzeko obrei aurre egiteko zailtasunak ere izaten dituztelako

hau azken puntua zen programa horrek sortutako dituen lanpostuak gutxienez lurraldeko sektoreko lan hitzarmenak jasotako

enplegu ikuspuntu batetik lehentasunezkoa dela uste dugu

duinak bermatuak izan ez diren beraz benetan

lurraldeko sektoreko lan hitzarmena betetzea ezinbestekoa dela uste dugu hori betiere erreferentzia bat bezala noski

ezartzen bazaizkie non lan baldintzak hobetzen diren gu horren aurka ez gara inoiz egongo

azaldu duen bezala erdibideko batera heldu gara esan behar dugu hirugarrena puntuan esaten dugunean plan bat egin behar dela noski batgarrena puntuarekin lotura bilatu behar dela hau da ez direla bi plan ezberdinak baizik eta

eskatzen dugula eta beno espero dugu beste taldeek horren alde egitea

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburu jauna legebiltzarkideok eguerdi on

eskerrik asko aldaiturriaga jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea mistoa upyd bai zurea da hitza